industria jarduerako garai latzak ari dira izaten

ikusten dugu eta pentsatzen dugu erakunde publikoetatik askoz ere gehiago egin daitekeela

egitea aldarrikatzen dugu hasteko gure elkartasuna adierazi nahi diet gaur gurekin dauden incoesako langileei

eta ekainaren hogeita zazpian legebiltzarrean bost puntu dituen adierazpen

instituzionala onartu zen adierazpen horretan hitzetatik haratago konpromisoak eskatzen zitzaizkion jaurlaritzari

jarraipena izan dezan eta enpleguak manten daitezen bitartekaritza eta interpelazio lanak egiteko konpromisoa hartzeko eskatzen zitzaion eta

kontratu akordioak edota dirulaguntzak egon ezkero berraztertzea eskatzen zen enpresa deslokalizatzeko mehatxuaren aurrean jakin badakigu lan zuzendariarekin harremanak izan dituztela langileak uste dut azkena atzo bertan izan zela bainan konpromiso eskasarekin eta irtenbide

horren inguruan gure galdera argia da zer egin du jaurlaritzak legebiltzarreko agindua betetzeko eskerrik asko

tapia andreak dauka hitza eskerrik asko
berriro presidente andrea beno arrondo andrea egia da deklarazio instituzional hori egin zenean bi puntu garrantzitsu agertzen ziren bata niri dagokit zuzenean departamentu bezala bestea ez baino biak saiatuko naiz erantzuten

eskatzen zitzaigun aztertzea ze akordio genituen eta ze dirulaguntza mota eman ziren eta

eta deklarazio hau betetzearren departamentu barruan jarri genuen martxan benetan zehazki zer nolako dirulaguntzak izan diren azken urteetan eta

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea arrondo andrea zurea da hitza

bai langileak baita erakundeak argi dute deslokalizazio kasu borobil baten aurrean gaudela eta hori batzar nagusietan ere hainbat bide ematen ari dira bizkaian ez baina

datua kontutan hartuta diru publikoa egon dela enpresa horietan bi milioi ia ia egon direla

hemen inbertitu beharrean eta hemengo garapenerako erabili beharrean badirudi

ez dakigu oso ondo eta horren aurrean ez dago ere oso argi zein neurri edo zein bitarteko ipini diren

ez gertatzeko gure ustez hemen adosten dena betetzeko da eta bete behar da

jaurlaritzak notaritza lana egiten duela eta momentu honetan enpresa baten heriotza ziurtatzeko bidean egon daitekeela baina langileak behin eta berriz esan dituzte gauza batzuk bat incoesak

eta erakunde publikoak asko egin dezaketela hori ziurtatzeko bi gauza eskatzen ziren

enplegua mantentzeko eta hemen mantentzeko enpresa hori bideragarria delako eta gainera aukerak egon daitezkeelako aurrera egitea horren aurrean ikusi izan dugu nola jaurlaritzaren eginkizuna izan den adibidez

duintasunez defendatzen ari ziren langileen aurka ertzaintza bidaltzea eta hau ere guztiz salagarria iruditzen zaigu

euskal herriko garapen ekonomikoa sendotzeko politika publikoak behar direla benetako politika publikoak lan erreforma aplikatzeaz gain murrizketak ezartzeaz gain eta

eta diseinatu behar dela benetako ehun industriala babesteko politika publiko zehatz bat eskerrik asko arrondo andrea

arrondo andrea aipatzen zenituen ia bi milioi jaso dituztela subentzio moduan eta egia da

eta ondo justifikatuta ez bakarrik besteekin lankidetzan beraz jaurlaritzak ez du notaritza lana egiten zorrotza izaten da jarraipen horietan eta benetan esan zutena egin behar zutela besteekin batera egin baldin badute eta egin dute dirua eman besterik ez zaio gelditzen beste gauza bat da

baina ez ditzagun nahastu gauza gehiegi koktelera batean

eta ez ditut berriro aipatu behar eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako hemeretzigarren puntua

kulturako sailburuari egina euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetarazteko eusko jaurlaritzak dituen asmoei buruz isasi jauna

euskara guztiona da ados interpreteei esker besteak beste

euskararen biziraupenaren erantzuleak

baina euskara euskaldunen arteko hizkuntza da euskara euskaldunen artean bizi den hizkuntza da euskaldunok ez badugu erabiltzen

hori guztia jakina da jakina da ere hizkuntza dela objektu bakanetakoa erabiltzerakoan agortu beharrean zabaldu zorroztu eta ontzen dena

ez dugu uste inork ukatu duenik esan duguna euskara hizkuntza bizia nahi badugu

zenbat bider entzun behar izan dugu euskararen erabilera maila txikia dela maila txikia zeren arabera erdararen erabileraren tasaren arabera euskaldunen proportzioaren arabera

euskara gutxi erabiltzen dela esaten digutenean beraz ez dakigu zeren arabera esaten diguten bai ordea euskaldunok euskara gutxi erabiltzen dugula

hala dela euskaldunok euskaraz gutxi egiten dugula gezur galanta bada ere

noski eta jartzen dizkiguten eragozpenak gainditu behar ditugu

egoerak hala behartuta kontua da euskararen erabilera ez dela euskaldunen ardura soila badira leku jakinak non euskaraz jakitea debekatuta dagoen

euskaraz egiteko betarik eskaintzen ez digutenak

justizia jauregiak eta estatuaren administrazio zerbitzuen egoitzak nabarmenenak aipatzearren oraindik orain

euskara hizkuntza ukatua baita hainbat bulego ofizialetan euskaldunok euskaraz hitz egiten dugunok gutxiengoa gara euskal herrian gutxiengoa eta

hori da gure errealitatea egia da gizaldi baten bueltan lortu dugula euskara batua hizkuntza estandarra onartua izatea

hizkuntzaren zatikatze eta galtze prozesua geldiarazi egin dugula horregatik hain zuzen ere euskaldunok

eredugarria gara hizkuntza gutxituaren berreskurapen prozesuari dagokionez egindako lana ikaragarria izan da noski eta egiteko daukaguna itzela da euskara hizkuntza normalizatua nahi badugu behintzat galtzak bete lan dauzkagu beraz euskara bizirauteko ahalik eta herritar gehienak euskaraz ikastea lortu behar dugu ahalik eta lasterren euskara bizirauteko eta helduen euskalduntzea eta alfabetatzea

erabilera eremu berriak ireki behar diegu euskaldunei euskaraz

euskararen presentzia indartu behar dugu hedabideetan administrazio zerbitzuetan aisialdi jardueretan eta lantokietan lehen esan moduan

lan horiek ahalik ondoen egiteko ordea oztopo ugari gainditu behar ditugu oztopoen artean gogorrena eta mingarriena hizkuntza

pazientzia eskatzen digute pazientzia hain zuzen ere

harik eta gure hizkuntza eskubideen urraketa gauza ia normala onartzeraino ohikoa delako sarri askotan gertatzen delako

eskubideen urraketa ez da gertaera normala nahiago baduzue ez da arauzkoa ez da zilegi

beti euskaldunok ez ohiko egoeran bizi gara

salbuespenezko egoeran kateaturik bizi gara

egia da baina aitortzatik harago eskubide linguistikoak babestu eta betearazi behar ditu

eskubideen urraketak ezagutzeko salaketa zerbitzua antolatzea ondo dago noski baina ez da nahikoa urterik urte salaketa gero eta gehiago biltzea salatutakoari konponbidea ematen ez bazaio jaurlaritzak

bada pentsatzen duena hizkuntza askatasuna euskararen ukazioa dela behin baino gehiagotan esan dugu eta berriz esan dugu

eta erabiltzea eskubideak dira euskaraz ez jakitea ostera eskubidea baino gabezia da eta euskararen erabilera eragoztea hiztunen hizkuntza eskubideen urraketara elebideren hizkuntza eskubidea bermatzeko zerbitzuaren

urteko memoria aurkezterakoan jakin izan genuen berrehun eta laurogeita hemezortzi kexa aurkeztu zirela guzti horietatik ia guztietan

euskaldunek nozitu dute eskubide urraketak izan dira hizkuntza eskubideen behatokiak

ehuneko laurogeita bat eremu publikoari zegozkionak

jaso du hizkuntza eskubideen adierazpen unibertsala bartzelona mila bederatziehun eta laurogeita hamaseian ezagutzen den adierazpen horren

bat kontsideratzen dira pertsonen ezin kenduzko eskubideak ondorengoak

eta ezagutua bere hizkuntza erabiltzeko eskubidea eremu pribatuan eta publikoan nork bere izen propioa izateko eskubidea

eta elkartzeko eskubidea nork bere berariazko kultura izateko eta garatzeko eskubidea bi halaber kontsideratzen dira hiztun elkarteko eskubide kolektiboak

hezkuntzako izateko eskubidea kultura zerbitzuak izateko eskubideak kulturaren eta hizkuntzaren presentzia zuzena eta bidezkoa hedabideetan erakunde ofizialetan bere hizkuntzan artatuak izateko eskubidea horiek dira besteak beste bartzelonako

eskubideetako batzuk horiek dira hain zuzen ere euskal herrian sarri askotan urratsen diren euskaldunen eskubideak gogorarazi nahi dugu mundu osoan

dauzkatela euskara hizkuntza ofizial gurea hau eta iruñekoa hain zuzen ere

eta jaurlaritzari eskatzea eskubide horiek aitortuak eta errespetatuak izan daitezen arartekoak

euskal hiztunen hainbat eskubideen eraginkortasun falta izan da aurten ere

jarraitu ezazu bere jardueran arlo honetan bideratu dituen eskuhartze gehienen eragilea eta berriro ere justizia polizia

bai euren maiztasunengatik bai azaldu dituzten arazoen garrantziarengatik

bi mila hamaikako abenduan hartu izan txostena horrez geroztik

eman zizkien espainiako agintaritzei horietako bi bereziki nabarmenak dira une honetan esparru juridikoa egokitu dezaten berariaz jasota gera dadin autonomia erkidegoetako agintaritza judizialak zibilak eta administraziokoak euren prozedurak hizkuntza koofizialetan izapidetuko dituztela aldetakoren batek hala

justizia administrazioari buruzko artikuluak aipatzen dituen autonomietan langile judizialen proportzio egoki batek

hizkuntza gaitasun nahikoa duela bermatze aldera bada hori da jaurlaritzari eskatzen dioguna gomendio horiek aintzat hartzea tamalez

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzuteko gobernuaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

elebide hizkuntza eskubideak bermatzeko zerbitzuaren bi mila hamabi urteko memorian jasotako datuen argitan ehunka euskaldunen eskubideak urratu zirela adierazi duzu

arrazoia duzu elebideren bi mila hamabiko jarduera txostenean ageri da intzidentzia gehiago direla aurreko urteetan baino baina horrek ez du esan nahi hizkuntza eskubideen errespetuan atzera egin dugunik konbentzituta gaude datu horrek adierazten duela gero eta herritar gehiago euskara erabiltzen dutenak eta gero eta gehiago herritar gehiago direla hezkuntza eskubideen gainean kontzientzia handiagoa dutenak

izan ere zenbat eta sentsibilizazioa handiagoa izan orduan eta azkarrago egingo baitugu aurrera hizkuntza eskubideak errespetatzen orduan eta

hobetzeko lanean horrelaxe baloratu zituen elebideren bi mila hamabiko datuak hizkuntza politikarako sailburuordeak jende aurrean ofizialki

gaur horren guzti horren testuinguruaz hizkuntza politikarako sailburu ordeak eta nik neuk legebiltzar honetan agerraldi bat baino gehiagotan esandakoak

egin genuenean euskarak ez du mezu ezkorrik behar hitz eta jarrera baikorrak baizik

ez gaude atzo baino okerrago euskarak azken hogeita bost hogeita hamar urteotan aurrerakada ikaragarria egin du euskal autonomia erkidegoan ezagutzari dagokionez erabilerari dagokionez

eta baita erabilera eremuei dagokienez baina asko

eta hizkuntza eskubideak osorik eta beti errespetatzeko ibilbidea luzea daukagu egiteko elebitasun sozial orekaturik ezak zuzenean

errespetatzerakoan asko daukagu hobetzeko euskal autonomia erkidegoan bi hizkuntza ofizialen arteko oreka iraunkorra lortzeak helburu izaten jarraitzen du elebitasun sozial orekatua bizikidetza eta gizarte kohesioa indartzeko tresna da eta aurrera bagoaz ere urruti gaude oraindik

hori da gure helburua hori lortzeko gure hizkuntza biziberritu behar dugu eta hiru dira edozein hizkuntzaren biziberritze prozesuaren arrakasta bermatzeko

lege marko eta babes egokia hizkuntzaren erabilera sustatzeko hizkuntza politika eraginkorra eta herritarren atxikimendua

eta aurreratuan gero eta pisu handiagoa hartzen ari da nazioartean garrantzizko erreferentzia da europa eremu urriko hizkuntzen gutuna euskadin gernikako estatutua eta euskararen legea dira herritarrei

eta ondorioz hiztunen eskubideak errespetatzea liskar politikotik salbu babestu beharko genuke hiztun guztien eskubideak errespetatzea

hizkuntza eskubideen betetze maila eta hizkuntzaren erabilera bata besteari lotuta daude

badu loturarik egoera soziolinguistikoarekin ere gure egoera soziolinguistikoan erabilerarako baldintza objektiboak

aldekoak dira desoreka euskararen kaltekoa da ez dugu ahaztu behar asko aurreratu dela

urteetan asko baina ondo dakigunez gaur oraindik zenbait testuingurutan oso zaila gertatzen da

normaltasunez betetzea ahaleginak eta bi egiten jarraituko dugu hizkuntza eskubideak egiazki errespetatuak izan daitezen bai gizartea gero eta elebidunagoa eraikitzeko lanekin jarraituz

administrazio publikoan eta zerbitzu publikoetan hizkuntza eskubideen urraketarik gerta ez dadin neurri eraginkorrak hartuz

mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpiko dekretuaren eremuan dauden administrazio guztiak onartu behar dituzten euskararen erabilera planak dira

eusko jaurlaritzak ere bere plana onartu eta abian jarriko du prestaketa lanetan ari gara herri administrazioei joan zen uztailean helarazi genizkien beren erabilera planetarako irizpideak horien ondoan badira halaber plan sektorialak

eta horrela ari gara eta arituko gara eskerrik asko uriarte andrea isasi jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburu andrea

zergatik egiten dugu erdaraz atril honetatik

titular bat nahi dugulako erdaraz hobeto moldatzen garelako zertarako jartzen ditugu zerbitzuak konfidantza ez daukagulako euskara ez dakitenek

zera jartzen ez dutelako belarrietan gauza askotan bat etor gintezkeen baina ez gara gu

eta euskara politizatu egiten duguna ez gara gu horiek gu euskararen aldeko ibilbide luzean gatoz

euskara ukatu nahi dutenak eta euskara politizatu egiten dutenak legebiltzar honetan ekinbideetan begiraturik gehienak euskararen aurkakoak izan dira eta ekinbide parlamentario gehienak izan dira

jartzen dituztenak itxurazko eskubideen izenean guk nahiko genuke errealitatea bere horretan aintzat hartua izatea eta errealitatea da bi mila sei bi mila hamaika urte bitartean

bizkaian eta gipuzkoan bi hamarreneko behera etorri dela errealitatea da prozesua eten egin dela errealitatea da etengabean presionatu egiten gaituztela euskaldunok gure eskakizunak bazter

eta hori aitortua da bai elebiden bai behatokiak egindako txostenetan salaketak eta eskubideen urraketak gero eta gehiago direla izan daiteke kontzientzia handiagoa dagoelako

baina hizkuntz eskubideen urraketei stop esan behar zaio ez dago esaterik gutxi erabiltzen dugula euskaldunok etengabean gure kontrako hizkuntz eskubideen urraketak gertatzen diren bitartean ez dago hori esaterik

euskara normaltasunez hitz egin nahi dugu eta nahi dugu

askotan gertatzen ez dena horretarako jartzen dugu gure dirua eta horretarako dauzkagu zerbitzu bikainak

gabezi bat konpontze aldera jaurlaritzari eskatzen dioguna

eta eskatzen dioguna da euskararen normalizazio bidean errealitatea bere horretan onartzea

legebiltzar honetan eztabaidatu behar da eta gu prest gaude itundu egin behar dugu euskararen egoera

berritu egin behar dugu eta jakinarazi mundu guztiari

gure ustez akatsik handiena izan daitekeen diagnostiko faltsu batean

mundu guztiak jakin behar du zer egoeratan gauden

sakabanaturik bizi garela eta zailtasunak dauzkagula euskararz hitz egin ahal izateko

euskaraz hitz egin ahal izateko hizkuntza eskubidea errespetatu egin behar direla eta hortik aurrera esan diezaguten

itun estrategikoa eta akordio zabala behar dugula horren bila ibiliko gara eta

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den

eusko jaurlaritzak euskara nahiz gaztelania erabiltzeko eskubidea herritar guztiek bermatuta izan dezaten neurriak hartzeko konpromisoa du baina euskara

hau da herritar guztiek dute babesa beren hizkuntza eskubideak baliatzerakoan horretarako oinarrizko eginkizuna dauka hizkuntza eskubideak bermatzeko zerbitzuak esan beharra dago elebide ez dela kexa iradokizun eta kontsulta jasotzera mugatuko den zerbitzu bat

herritarrak dagozkien hizkuntza eskubideen gainean sentsibilizatu eta informatzeko horrez gain

eta hizkuntza araudiaren gaineko informazioa eta aholkularitza ematen dihardu eta ematen jarraituko du eta nola ez

are gehiago inolako beldurrik gabe herritarren hizkuntza eskubideak urratzen direnean edozein dela kasua elebidera jotzera animatzen ditugu herritarrak

ona da gehikuntza hori herritarren hizkuntza baliatzeko kontzientzia eta sensibilizazio handiagoa izatearen seinale da

positibotzat jotzen du bilakaera hau

sortzen diren eragozpenak trabak eta urraketak ezagutu nahi ditugu hori da konponbideak bilatzen eta aplikatzen laguntzeko diren bakarra

ez bakarrik zerbitzu publikoetan baita eremu pribatuetan ere aurrekoez gainera kexa diren sail instituzio eta erakundeei elebidek lankidetza eta aholkularitza teknikoa eskaintzen die eta

hizkuntza eskubideen babesaren gainean eskumena duten instituzio organismo eta erakunde publiko zein pribatuetan azkenik

eta izapidetzen jarraituko du eusko jaurlaritza honek

herritarrei areago bultzatu egingo ditugu urraketa jasaten dituztenean erreklamazioa aurkeztera horixe baita bide eraginkorrena hizkuntza eskubideak geroago eta gehiago errespeta daitezen eusko jaurlaritzak apustu sendoa egiten du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta errepikatzen dut eusko jaurlaritzak apustu sendoa egiten duela euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko

euskararen biziberritze prozesuan aurrera egitea denen arteko elkarlana beharrezkoa da guztion erantzukizuna eta denon artean lortuko dugu

sustatu eta bermatzea herritar guztien hizkuntza eskubideak euskara nahiz gaztelania erabiltzeko eskubidea egiazki bermatzea da gure bidea eta gure helburu

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina itunpeko ikastetxeetan lan erreforma aplikatzeari buruz arrondo andrea

bi mila hamarean kontzertazio moduluak murrizteko erabakiaren aurrean itunpeko irakaskuntzako

murrizketa hauen zama nagusiena sektoreko langileen bizkar jartzea erabaki zuten soldatak murriztuz eta ez hori bakarrik auzitegiek langileei arrazoia eman ondoren

hauek saihesteko bidea hartu du patronalak hitzarmenaren negoziazioa bertan behera utzi eta estatuko hitzarmena ezarri lan erreformaz baliatuz

milaka langile dira egoera horretan daudenak guzti horren aurrean inolako murrizketa planteamendurik gabe

greba izan zen greba arrakastatsua izan arren ez da inolako mugimendurik egon eta egoerak jarraitzen du jakin badakigu atzo bertan bildu zinela sektoreko sindikatuekin egoeraren larritasuna kontuan izanda berandu samar esango nuke hala ere ondo mobilizazio eta lanuzteak iragarrita daude

jaurlaritzak bestalde behin eta berriro azaldu du bere desadostasuna lan erreformaren aplikazioarekin horregatik

hezkuntza sailak lan erreforma aplikatzen duten gizarte ekimeneko enpresekin gaur egun

irtenbidea bilatzeko eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko

presidente andrea arrondo andrea lehenik eta behin gobernu honek itunpeko irakaskuntzarekin publikoarekin bezala duen konpromiso irmoa azpimarratu nahiko nuke itunpeko ikastetxeek

zein kualitatiboagatik egoeraz jabetzen gara arreta eta ardura handiz jarraitzen dugu prozesua eta irtenbidea ahalik eta lasterren heltzea nahi dugu eta espero dugu

eta ez atzo bakarrik horrez gain berehala eskatu dugu enplegu eta lan sailburuordetzaren laguntza

negoziaketa lehenbailehen bideratzeko eta gatazka modu egokian gainditzeko helburuarekin gure borondatea argi dago gure konpromisoa itunpeko sarearekin irmoa da hala ere gure borondate onak ez dio sail honi negoziaketa prozesu honetan parte hartzeko gaitasunik ematen

bi alde nabarmenduak eta beraiek dira konponbide egokia aurkitu behar dutenak lan baldintza negoziazioan itunpeko sarearen alde eta
hizkuntzaren sistemaren alde eskerrik asko uriarte anderea

diru publikoarekin funtzionatzen duten ikastetxeez ari gara ondorioz

milaka langileei egun batetik bestera estatuko hitzarmena ezarri zaienean

ordurarte zegoena hemengo hitzarmena alde batera utzi eta itunpeko

komunitate honetan erreforma laboralaz baliatzeko aitzindaria hitzarmenaz aldatzeko erabakia uztailaren bostean iragarri zuen lehen aipatu bezala langileei dagokiena ez ordaintzeko estatuko hitzarmenaren babesa hartu zuten eta kontutan hartu behar da

ematen dietela langileei baina soldata jaurlaritzak ematen diela eta hori kontutan izanda uste dugu erantzukizun zuzena dagoela ere onartezina da gure ustez kontzertatutako ikastetxeetako patronalek horrelako jarrera bat hartzea eta jaurlaritza hainbeste denbora

egotea hezkuntza sailaren pasibotasuna harrigarria da diru publikoaren kontrolak kolokan dagoelako langileek egiten dituzten eskaerak oinarrizkoak dira gure ustez eta justuak ere bai hitzarmenaren negoziazioa aurreko

justua da gure ustez eta murrizketak beraiei ez egitea ere bai larria da esan dudan bezala patronalak hartutako erabakia eta modu berean sortu den egoera ardura zuzena duela pentsatzen dugu

berak hasi zuen bi mila hamarean hezkuntza sistema osoan lan erreformaren aplikazioa ezin da inolaz ere onartu diru publikoaz finantzatutako enpresetan eta ezta ere itunpeko ikastetxeetan murrizketen politikekin uste dugu amaitu behar dela hezkuntzan jaurlaritzak

madrilgo politikak ezartzeko eta inposatzeko tresna eta uste dugu beste politika batzuk egiteko borondatea izan behar duela murrizketak alde batera utzita horregatik eta gatazka honen aurrean berriro ere hezkuntza sailari jaurlaritzari
inplikazio zuzena eskatzen diogu konponbidea topatzeko eskerrik asko arrondo
anderea uriarte anderea zurea da erantzuteko txanda

gaur egun itunpeko ikastetxeetan bizi den ardura eta egonezina ulertzen dugu egoeraz ondo jabetzen gara

argi eta garbi utzi behar dugu zein den administrazioaren erantzukizuna itunpeko ikastetxean soldatei dagokienetan

patronalek murrizketa hauen zama nagusiena sektoreko langileen bizkar jartzea erabaki zuela soldatak murriztuz

modu argi eta arduratxoan hitz egin behar dugu la responsabilidad de la administración

soldata murrizketa bat egin zela aurrekontuen legean estatu araua betetzeko murrizketa honek eragin berbera izan zuen administrazio orokorrean langilerian zein hezkuntzakoan itunpeko sarean ere eragina izan zuelarik behin auzia sortua auzitegi nagusiaren epaiak itunpeko irakaskuntzako sindikatuei eman die arrazoia eta patronalak ordaindu gabeko zenbatekoak

eta ezin dugu ukatu arduratuta gaudela hala ere itunpeko ikastetxeek eta langileek aurkitu beharko dute egoera berrira egokitzeko formularik onena este gobierno

eusko jaurlaritzak bai hezkuntza eta bai enplegu sailak euren laguntza eskaintzen die
eta berriz ere negoziaketak berrartzera gonbidatzen ditu itunpeko irakasleen lan baldintza egokienak lortu ahal izateko eskerrik asko

gai zerrendako hogeitabatgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina ertzaintzako hautaketa prozesuei buruz

su departamento gracias eskerrik asko manerio jauna erantzuteko beltrán de herediak dauka hitza

eskerrik asko beltrán de heredia andrea maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna eta erantzuteko beltrán de heredia andreak dauka hitza

blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina zigarro elektronikoaren kontsumoari buruz

legebiltzarkideok lehendakari jauna sailburu jauna

en la actualidad gai honetan zein beste batzuetan erakunde honen balorazio eta gomendioak oso garrantzitsuak dira osasun sailarentzat

eskerrik asko darpón jauna roncal anderea zurea da hitza

o no legedia prest dagoenean horri jarraitu beharko zaio jaurlaritzaren

eskerrik asko eskerrik asko darpon jauna gai zerrendako hogeita hirugarren puntua galdera txaro sarasua

egon litekeen irtenbidearen inguruan gobernuak emandako

arteko aldeari buruz sarasua andrea zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok sarasua andrea egun on berriro

ez du inola ere esan nahi kontsumoko arbitraje sistema hobesten denik

edo jakin beharko zenuke zaratak ziurtasun eta segurtasunik eza baino

darpón jauna jarraian sarasua andreak dauka hitza

eskerrik asko sarasua anderea darpón jauna zurea da hitza

irakurriko dut adierazpen instituzionala fagor taldearen erabakiaren aurrean fagor taldeak hartzekodunen aurre konkurtsora jotzea erabaki du horren aurrean legebiltzarrak honako

beharrezkoa da fagor taldeak eta mondragón korporazio osoak bideragarritasun plan bat egitea plan hori

planaren helburua izango da bermatzea balio erantzi handiena duten jarduerak eta ahalik eta postu gehienak gai zerrenda agortuta osoko bilkura